gai zerrendako lehenengo puntua mozioa xabier isasi

taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetarazteko eusko jaurlaritzak dituen asmoei buruz

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente anderea lehendakari jauna sailburu jaun andreok egun on

etorri gara debagoienetik eta laino trinko zegoen debagoienean eta gogoratu zait

langile guztiak langabetuak eta bereziki fagor elektrotresnak lantegiko langile guztiei

eta bide batez libre bizi nahi duten eta epai bidean dauden

gogor eusteko mozio bat aurkeztera natorkizue araban bizkaian eta gipuzkoan gure herrialde hauetan gutxienik

eskakizunak aurkezteko elebide hizkuntza eskubidea bermatzeko zerbitzua arartekoa eta hizkuntza eskubideen behatokia

jaso dituzte euskaldunen hizkuntza eskubideen urraketen salaketak

urtean guztira mila bostehun salaketa baino gehiago urterik urte gero eta salaketa

biltzen dira logikoa da pentsatzea beraz urtez urte

bada esaten duenik salaketa gehiago izatea seinale positiboa dela euskaldunak gehiago ausartzen garela gure kexak aurkezten izan daiteke

urratu urratzen direla ez dezagun problema gutxietsi ez dakigu zergatik

edozein kasutan eskubideen urraketak badira aztertu eta konpondu beharreko

ekimen legebiltzar honen hamar legealdietan eta haien artean hizkuntza eskubideei dagozkienak doi doi bizpahiru

harrigarria da kontuan hartzen badugu hizkuntza eskubideaz ari garela pertsonaren eskubideaz ari garela alegia pertsonen eskubideaz bai

euskaldunen eskubideaz ari gara kasu honetan zertaz ari garen ilustratzeko

bi kasu irakurriko dizuet herritar baten gurasoak laurogeita bi eta laurogeita bost urteko senar emazteak bakarrik bizi dira oraindik orain

hori dela kausa senideek telelaguntzagailua jarri nahi izan diete eta aiton amonak euskaldunak direnez eta hobeto moldatzen

gazteleraz baino horrexegatik eskaera idazkian adierazi zuten zerbitzua

nahi zutela handik hilabetera aiton amonaren etxean

sistemak ondo funtzionatzen zuen probatzeko

gailuaren botoia zanpatzea eskatzen zuten ongi funtzionatzen zuela egiaztatzeko gaztelera hutsez

gazteleraz berriro ere semeak haserreturik

eta arduradunarekin hitz egin nahi zuela esan zien hirugarren deia jaso zuten

esan zien langile euskadunak lanpetuta zeudela eta mesedez itxaroteko arreta

beste adibide bat herritar batek merkataritza gune batean lapurreta bat pairatu eta gero

arreta eskaini zioten agenteek adierazi zioten komisaria hartan ez zegoela inork salaketa euskeraz jaso zezakeenik herritarrak hala nahi zuen arren

eta gainera beste auzitegiko komisarian lan egiten zuen hara joan nahi ez bazuen salaketa egitera

hitzordua adostu beharko zuela esan zioten hala egin zuen

jaso zezan salaketaren ondorioz espedientea epaitegi batera bideratu zen eta falta epaiketa gauzatu zen

salaketaren hainbat kontu argitze aldera izan ere idazkera ez zitzaien argi iruditzen epaiketaren egunean kexagilea hitzartutako orduan agertu zen hamaiketan

erasoaren lekuko gisa bi ordu zain egon ondoren

funtzionarioak galdera gazteleraz errepikarazi ondoren interpreterik espero ez zela jakinarazi zion inork eskatu ez zuelako azkenik lau ordu luze zain egon

euskaraz agurtu eta epaileak entzun bezain pronto gaztelera erabili zezala eskatu zion ez baitzuen interpreterik eskatu

zitazioak ez zuela interpretea eskatu behar zenik aipatzen eta hori uste izatea ondorio logikoa izango litzatekeela epaitegiaren aldetik

itzulpen zerbitzuak harekin harremanetan jarri zirela kontuan hartuta une hartan

herritar txinatarrari ez ziotela horren berririk eman eta hala ere

interpretazio zerbitzua eskatu zuela erreklamatzaileak erantzun zion euskara ez zela atzerriko hizkuntza

adierazteko erabili zezakeen hizkuntza ofiziala ulertzen ez zuena baino epaileak ondoren sortutako eztabaidari amaiera eman behar izan zion eta orduan erreklamatzailearen ustez gertakari hartan entzun zituen zentzuzko lehen hitzak ez ditzagun hizkuntzak erabili elkarri aurre egiteko

baizik epaiketa bertan behera geratu zen eta ahozko egintza berria adostu zen interpretazio zerbitzuak bertan egon zitezen

hizkuntza eskubideen urraketen adibide bi irakurri dizkizuet joan den urtean gertatutako ehunka

bi besterik ez euskaldunak gutxi gorabehera

gutxiengo gara alegia euskaldunen hizkuntza eskubideak urratzen direnean gutxiengo baten eskubideak zanpatzen dira nori axola dio gutxiengo baten eskubideak urratu izanak

barka bekizkigu jaun andre horiek baina eskubideen urraketak sofritzen garenok eman nahi diogu auziari

ez dagokizue zuei esatea hau bigarren mailako arazoa denik

handiesten ari garenik euskaldunak sarri askotan

ikusezinak gara haien belarrietarako gure berba jarioa ulergaitza besterik ez da ez ikusi

ez ulertu ez onartu hori da egunero bizitzen duguna

legebiltzar honetan ondo baino hobeto dakigunez erdaraz hitz egin behar dugu gure hitzak balio dezan beste edozein hitzak adina

bideratu behar dugu ez dago simetriarik euskal herriko hizkuntzen artean

euskaldunen hizkuntza eskubideen urraketek agerian uzten dute hizkuntzen arteko asimetria oso handia dela asimetria horretan euskaldunak

kaltetuak euskararen normalizazioa nahi dugu hori

hizkuntza komunitateen arteko asimetria maila hori apaldu nahi dugu hori besterik ez administrazio zerbitzuetan osasun zerbitzuetan

eta ikastetxean euskaraz egin ahal izatea besterik ez dugu eskatzen

ondo dago gure kexak biltzeko zerbitzua izatea

ondo dago euskaldunak arazorik ez izatea gero kexa gehiago azaltzeko beldurrik gabe baina

gertatuko ez balira oraindik orain

euskara hizkuntza ukatua baita hainbat bulego ofizialetan

adore behar du kexa aurkezteko egia da kexa aurkezteko adorea behar da batez ere zerbaitetarako balio ote duen zalantza daukagunean min

hainbeste salaketa izateak euskara hizkuntza baztertua dela adierazten duelako guk eskatzen dugu administrazioak euskaldunak legezko herritarrak har gaitzaten gure eskubideak

administrazioaren ardura direlako jaurlaritzak hizkuntza eskubideen urraketak murrizteko eta desagertarazteko

abian jarri beharko luke premiazkoa da hizkuntza askatasuna ezin izan daiteke euskararen ukazioa euskaraz jakitea eta erabiltzea

eskubideak dira herritar guztiei

eskubideak alegia euskaraz ez jakitea ostera eskubidea baino gabezia da eta euskararen erabilera

hiztunen hizkuntza eskubideen urraketa interpelazioa jarri genuen jakin nahi genuelako hizkuntza eskubideen alorrean jaurlaritzak zer egin behar zuen eman zizkiguten azalpenak

zitzaizkigun nahikoa iruditu gure ustez euskaldunen hizkuntza eskubideei dagokielarik gehiago egin daiteke askoz gehiago

errespetarazteko mozio hau jaurlaritzari bi gauza eskatzen dizkiogu gure mozioan euskaldunen hizkuntza eskubideen urraketen aurka neurriak har ditzala

nolanahi ere hizkuntza eskubideen defentsan adostu dugu jeltzaleekin eta

haiei mila esker euskaldunen hizkuntza eskubideak urratzen direla eta hizkuntza eskubideak bermatu behar direla onartzea

euskararen normalizazioa lortuko badugu hizkuntza eskubideen urraketak amaitu behar ditu euskal herria bilduk uste du uste dugu euskararen berreskurapen prozesuak inflexio puntura jo duela eta kezkatuta gaude horregatik saiatu gara eta aurrerantzean ere saiatuko gara ahalik eta adostasunik

lortzen euskararen hobe beharrez

konpromisoa hartua du euskararen hiztun elkartearekin defendatuko ditugula euskaldunen hizkuntza eskubideak eta bilatuko ditugula ahalik eta adostasunik handiena euskararen normalizazioa errealitatea

eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

señor lehendakari egun on denoi niri isasi jaunari galdera batzuk egitea gustatuko litzaidake isasi jauna non egon zara zu azkeneko urte hauetan euskadin bizi al zara

ez duzu ezagutzen zer egin duen gobernu honek eta aurreko gobernu guztiek bultzatzeko ez dituzu ezagutzen azkeneko urte hauetan martxan jarrita eta bultzatutako euskararen erabilera normalizatzeko planak

hauek ez dakizu zer egin duen gobernu honek eta aurreko gobernu guztiek ez duzu ezagutzen euskararen erabilpena

legea ez dituzu ezagutzen azkeneko hamarkadetan zehar aprobatu diren lege dekretu

euskara bultzatu eta bermatzeko ez zara konturatzen euskara ikasteko eta hitz egiteko eta bultzatzeko jendeak egin dituen ahalegin guztietaz ba al dakizu zenbat diru publiko zuzendu

euskararen erabilera bermatzeko ezagutzen al duzu euskal gizartearen errealitate

zuen euskaraz orain dela hogeita hamar urte eta zenbat jendek

euskaraz orain ez dituzu ezagutzen azkeneko hogeita hamar urte hauetan izandako aurrerabideak ez dituzu ezagutzen

irakurri ahal duzu orain dela hilabete bat gobernu honek legebiltzar honetan aurkeztutako euskara sustatzeko ekintza plana irakurri al duzu

legebiltzar honetan eztabaidatu genuen eta zu egon zinen batzorde horretan zer gauza gehiago egin nahi duzu gobernu honek egitea euskararen erabilera

egin nahi duzu zenbat neurri berri planteatu nahi dituzu eta zeintzuk

euskara bultzatzeari harrituta geratu naiz eh bilduren ekimena irakurri dudanean hala ere nik uste dut zuk oso ondo dakizula zer egin den euskadin azkeneko hamarkadetan euskara sustatu eta bermatzeko zuk esan zenuen interpelazioan

hizkuntza gutxituaren berreskurapen prozesuari dagokionez zuk esan zenuen isasi jauna ere lana ikaragarria izan da zuk hau esan zenuen interpelazio horretan arazoa da zuek beti gehiago nahi duzuela zuentzat dena urria da horregatik zuk esan duzu gehiago gauza gehiago egin daitezkeela

egin dena nola egin den egin dena hau da gure ustez arazoa eta egon dira inposaketak

educación osakidetza etcétera

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andreak dauka hitza mendizabal andrea

egun on guztioi eskerrik asko presidente andrea hizkuntza eskubideak errespetarasteko

hemen esan den bezala erdibidekoa adostu dugu hiru taldeen artean eta

azken finean legeak esaten duena betetzea eskatzen dugulako besteak beste eta erdibideko horretan bi puntu adostu ditugu

jaurlaritzak bereziki herri administrazio zerbitzuetan eta merkataritza alorrean eta bigarrena elebide

eta hizkuntza eskubideak zaintzen diharduten bestelako erakundeak sendotzen jarrai dezala hizkuntza eskubide guztiak betearazteko maneiro jauna

ezin da esan se ha pasado de frenada bi hizkuntza ofizialen egoera orekatua ez denean ez denean

lo recogido en la legislación vasca simplemente hainbat alditan izan da gai honen inguruan eztabaida ganbara honetan eta gai horren gainean zerbait berria edo nobedosoa esatea zaila da egia esan eta horregatik debagoieneko

debagoieneko baten hitzak aukeratu ditut gaur hemen berak idatzi berri duen liburu batean azaltzen dituen azaltzeko jon sarasuaren liburutik hartuak hain zuzen sarasuaren esanetan euskararen garabidea zuhaitz bat da enborra adarrak eta zotzak dituena

denak behar dira hori bai euskera garatzeko eta hizkuntza eskubideak zer dira enbor ala zotz

definitzera ausartuko baina zotz izateko kontu serio samarra dela iruditzen zait

enbor nagusiko adar sendo bat bezala definituko nituzke hizkuntza eskubideak adar sendo hori sano mantentzeko sarasuaren hitzak erabiliz

estrategiak multzokatu behar dira eta adar berriak sortu behar dira

ulertzen da elebide bezalako zerbitzua eta adar berriak sortu beharko ditu zerbitzu horrek ez inausi maneiro jauna zuk proposatzen duzun bezala

ugari jasan izan du dagoeneko gure hizkuntzak eta hiru hamarkadetan euskarari indarra emateko eusko jaurlaritzak landu dituen esparruez gain

memoria aurkezteko ekitaldian patxi baztarrika sailburuordeak esan zuen bezala

garbi aitortu behar dugu aurrera goazela ez goazela atzera hizkuntza eskubideak errespetatzerakoan baina aldi berean argi eta garbi aitortu behar dugu

hizkuntza eskubideak osorik eta beti errespetatzeko eskubidea asko errespetatzen dira baina beste batzuk osorik ez partzialki errespetatzen dira

eta eremu pribatuan oso nabarmenak dira gabeziak hala ere falta den bidea egingarria da

hizkuntza politikako arduradunak esan zuen bezala ez da utopia bat posible da hizkuntza eskubideak gero eta gehiago errespetatzea gaur egun duela hamar hamabost edo hogei urte baino neurri handiagoan errespetatzera iritsi gara aski da euskararen erabileraren bilakaerari erreparatzea

hogei urteotan erabilera hori eta eremu publikoaren barruan osasun zerbitzuetan gertatu da erabileraren gehikuntzarik handiena horrek esan nahi du gaur atzo baino gehiago errespetatzen direla zerbitzu publikoetan hizkuntza eskubideak eta beraz posible dela bide horretan aurrera egiten jarraitzea hala ere

esan zuen bezala hau maratoi luzea da formalki aitortutako eskubide horiek praktikan gauzatu ahal izatera iristea da kontua

eusko alderdi jeltzaleak zuenak bezala isasi jauna konpromisoa hartua dugu aspalditik eta aurrerantzean ere horrela segituko dugu eta segitu nahi dugu

eskubide horiek bermatzeko neurriak hartzen segi dezaten eskatzen diegu jaurlaritzari eskerrik asko
eskerrik asko mendizabal anderea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andereak dauka hitza

egun on guztioi elebide sortu zen euskal

elebidek lan egiten du modu erabakiorrean eskubide horien gauzatze eraginkor baten alde apustu bat da

politikaren oinarri diren printzipioen corpusaren alorrean banakako eskubideekiko errespetua hizkuntzaren hautatze eskubide horien bermearen alde botere publikoek dituzten beharrak euskararen normalizazioa eta gizarte berdintasun efektiboa azken finean

egiazko berdintasunerako aukera elebidek beraz

berme hori gauzatu ahal izateko prozedura ezartzen du eta administrazioekin zein eragindako erakundeekin elkarlanean aritzen da irtenbideak bilatu eta aplikatzeko kontua

bete eta betearaztea eragile guztiei beharrezko den kolaborazioa eskainiz sozialistek dakizuenez

euskal gizarteak bide luzea egin du euskal autogobernua lortu zuenez geroztik egia da oraindik egiteko asko geratzen dela baina

batik bat euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren hogeita laueko

oinarrizko legea onetsi zenetik lege hau izan zen zoru

ezarri zuena eta zoru honen inguruan herritarren ordezkariek euskararen berreskuratzearen aldeko lana hitzartu zuten eta esan behar da aurrerakada bestelakoa izango zela lege hau guztien artean adostua izan hizkuntz arloan adostasuna beraz oso garrantzitsua da ez da ahaztu behar lege honek suposatu zuela hezkuntzan herri administrazioan eta hedabideen arloetan hizkuntz eskubideen ezartzea eta euskararen erabilera sendotzeko balio izan duela geroago bi mila hiruan onarturiko kontsumitzailearen estatutua izenez ezagutzen den legearen bidez kontsumitzaileei ere hizkuntza eskubideak ezarri zitzaien esparru pribatuan eta era honetan lortu zen beste aurrera pauso bat euskara esparru publikotik ateratzeko eta harreman pribatuetan zein komertzialetan barneratzeko gure aburuz bidea zuzena izan da

esparru pribatuan isunak ezartzearen kontra jarri ginen eta horrexegatik joan den legealdian isunak arlo pribatuan ezartzen zituen araua aldatu genuen sozialistok sinesten dugu eta irmoki ere defendatzen dugu administrazio publikoak behartuak daudela

atendituak izateko baina ez dugu uste behar hau sektore pribatuan inposatu behar denik eta merkatal sektorea bada ere pribatua

pairatu ditzakeen kalteak eta enpresek jasan ezin dituzten kostuak saihesten ditu euskararen erabilera bultzatzeko pasadan lege aldiko jaurlaritza funtsezko bi

baliatu zen diruz ondo hornitu zirenak aurrekontuetan

isunen kentzeak euskararen erabilera eta sustatzearen esparruan sor lezaketen ondorio ezkorrak leuntzeko balio izan dunak euskararen erabilera ez da kaltetu isunen ezagatik

egokitzen dago etengabe eta prozesu horretan hutsuneak arazoak sortzen dira bai

erakundeen bidez hutsuneak betetzen eta arazoak konpontzen ari dira elebideren bi mila hamabiko

datu baliagarri eta adierazgarri bat da ez da ahaztu behar elebideren memorian agertzen den problematikaren atal handiena

daitezkeela zera da kanpo izaera bat dute eta arazoak ez dira sortu euskararen aldeko barne

frantziaren aldetik eskualdeko edo eremu urriko hizkuntzen euopako gutuna bermatzearen kasu bera da adibidez

behin baino gehiagotan interesa ageri du gai honen inguruan eta horren ondorioz eusko jaurlaritzari hainbat galdera egin dizkiogu ezagutu ahal izateko

eskaera formal bat egingo dion gutuna berretsi dezan uste dugu euskararen egoera frantziako bestelako hizkuntz gutxituena bezala

eta hizkuntza hauen gainbehera prozesua oinarritik eraldatzeko funtsezko oinarri legala sortuko lukeela modu honetan frantziak sartuko lituzke bere hezkuntza sistemaren inmertsio prozesuan

estatuko zerbitzuetan euskararen legeak hainbat

harremanetan jartzeko hizkuntz ofiziala aukera dezaten zentzu honetan azken hogeita hamar urteetan administrazio publikoan izan diren aurrerapenak

kontuan hartzen badugu euskal erkidegoko herritarrek hizkuntz ofiziala askatasunean aukeratu ahal dutela egoera aldiz ezberdina da estatuko

mantentzen dituen zerbitzuekiko harremanak kontuan hartzen baditugu ezin da esan aurrerapen handirik egon denik esparru honetan baina artean ere ezin dugu ahaztu eskuhartze ahalmena arlo honetan espainiako gobernuari dagokiola segituan bukatu dut presidente andrea gure legebiltzar taldea beraz

osotasuna jarraitu behar duela euskararen normalizazioarekin zerikusia duen araudi guztia osatzen hor dago

ezinbestekoa dela hizkuntz eskubideak defendatzen dituen erakunde hau herritarrei

hobekuntzak egiten jarraitzea eragile guztien

bat sinatu dugu daukagun legediaren baitan urratsak emateko jarraitzeko

eta merkataritzan eta elebide institutua sendotzen jarrai dezala hizkuntza eskubide

orduan pozten gara akordio horretatik mila esker eskerrik asko mendia andrea erantzunen txandara pasatuz isasi jauna zurea da

presidente andrea maneiro jauna

ez dakizuna bazeneki galdera mordo bat bota duzu eta

eta seguru asko gauza asko ikusiko zenuke

nahi dugu dena ez daki zeinek inposatu zizun zuri euskara

euskaraz dakizulako eta atsegina da nik gaur eztabaida honetan

mendia andreari egindako ekarpena eta lortutako adostasuna bide hartatik doazelako maneiro jauna

eta martxa horretatik bakarra izaten jarraituko duzu urte luzean neurriak egiteko noski

euskararen normalizazio ez da hasten eusko jaurlaritzarekin estatutuarekin askoz ere lehenago hasten da joan den mendean eta

jauna batzordean esep aurkeztu izan zenean aipatu zenuen eta arrazoioz liberal euskaltzaleak eta

ekarpen handiak egin zituzten errespetatu egiten zuten euskara aztertu egiten zuten

euskara eta sustatu eta bultzatu egin zuten desagertu ziren eta

gasteizko alkate izandakoa hark egin zuen azterketa

eskubideei buruz hitz egiten duzunean zuretzat oinarrizko eskubideak diren edo ez diren

ama hizkuntzan irakaskuntza jasotzeko eskubiderik

urteetan eta mendeetan euskaldunak izan dira baina bai eskertuko nizuke nik eskertuko nizuke eskubideei buruz hitz egiten duzunean ironia

ez erabiltzea eskubideei buruz ari zarenean zuretzat agian ez da inportantea pertsona batzuk mindu daitezke besterik gabe zuen ildo ideologikotik baduzue eta nik eskatuko nizueke zuei etorri tradizio hartara

mota bateko edo bestekoa baina euskalduna non bitartekaririk gabe zuek eta biok uler genezakeen eta hitz egin genezakeen

hizkuntza batetik bestera ni ere erdalduna bainaiz ere baina beno autu normaltasuna eta hona etorritakoa eta euskaraz egiteko

eta hori da adibide bat herria lasaiago

hitz egiten denean ez dakit maneiro jauna jakingo du nola planteatzen duen eskubidea da jakitea

zerbaitetan aurreratu bagenu munduan

derrigorrezko irakaskuntza lortu genuelako estatu eta herri askotan

mundu osoan milioika pertsona alfabetatu derrigorrez

alfabetatu izana nik ez dakit

baina bakan batzuei antza gutxiegi inposatu diete eta

beraz ikuspegi horretatik euskaraz jakitea eskubidea da ez jakitea gabezia da besterik gabe

nik dakizkidan hizkuntzatan dakidan apurra ez dut damurik bakar bat ere

niri ez zait hitz bakar bat ere faltan denak dira nireak eta erabiltzeko baina konpromiso bat hartuta daukagu hizkuntza aniztasuna eta mendizabal andreak irakurri duen

liburuan aipatu olo linguistikan eta aipatu egiten diren aniztasunak konpromiso bat daukagu hemen denok

ere badaukazue ziurtatzeko europako hizkuntza zaharrenetakoa bizi egingo dela eta hizkuntza modernoa eta guztionak izango dela guk adostu dugu eta amaituko dut presidente andrea bi puntutako erdibidekoa

erakutsi nahi dugu ildo horretatik adostasuna guretzat inportantea dela berez

eta espero du egunen batean liberalen tradizio horretatik bidera

asmorik gure gelako bakar harekin ez dut uste berreskuragarria denik baina bai ordea liberalen tradiziotik edan eta jaso egin duzuenok

eskerrik asko isasi jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

gracias eskerri asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna mendizabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidenta andrea egia esan ez nuen asmorik jaisteko

gauzak adostea eta azkenetik hasiko naiz nik uste dut oyarzabal jauna

hitz egin behar dela eta zuk esaten duzun bezala aunque el papel lo

eta hori dela bidea aurrera joateko beraz

eh bilduri gaia ekartzea denok gure iritzia eman dezagun eta

caldos de cultivo eskerrik asko eta eskerrik asko mendizabal andrea eta amaitzeko mendia andreak dauka hitza

ahora también eskerrik asko mendia andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu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

geratu da gai zerrendako bigarren puntua mozioa oskar matute garcía de jalón eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda matute jauna

lehendakaria legebiltzarkideok sailburuak egun on gure legebiltzar taldea mozio hau aurkezten du duela bi aste tapia sailburuari aurkeztutako

orduan sailburuaren azalpenak entzuteaz aparte gure esku zegoen guztia abian jarriko genuela esan genuen gai honetan legebiltzar honek ez soilik gaiaren jarraipena egin dezan baizik eta jarrera aktiboa izan behar duelako enpresaren bideragarritasuna eta arriskuan dagoen sektore bera bermatzeko duela hilabete asko jarduera eten zuelako

behin eta berriz helarazi digute eta gu eh bildu bezala bat gatoz eta babesa eman diogu eta eztabaida ekartzea aproposa dela uste dugu

dagoelako gaia eta ahaztu ezin daiteke langabezian mantentzen dituela bere lanpostua eta etorkizunaren alde borrokan ari diren langileak hau horrela izanda egun hauetan merkataritza epaitegiak erabakia hartu behar du eta erabakiak suposatu dezake betirako pertsiana ixtea

eskerrik asko matute jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andreak dauka hitza

lópez de ocariz andereak eusko abertzaleak taldearen ordezkariaren

guztioi egun on jaun andreok susmatzen dut gaur eta nire aurretik hitz egin dutenek esan duten bezala

eta eusko jaurlaritzaren bitartez bere bideragarritasuna bermatuko duen eskaintza lehiakorrena irudikatzean eragingo duen testu erdibideko bat onartuko dugula

esan beharra dut uste dut jaurlaritzari lan egiten jarrai dezala utzi behar diogula orain arte egin duen bezala eta talde proposatzaileak

bai gaur bertan benetan lan bikaina egiten ari delako sortutako egoerari ebazpenik hoberena bilatzea espero dugu ere

bi kontu azpimarratzea gustatuko litzaidake ulertu egiten dugu aurkeztutako eskaintzak matute jaunak egun hartan eta gaur azaldutako arrazoiengatik edo besteren bat beste eskaintzaren bat beste arrazoi batzuengatik langilegoan kezka

ez da legebiltzar honen zeregina eskaintza baten zein beste baten alde agertzea edota beste bat baino gehiago nabarmentzea gure ustez ez da hori izan behar hori uste dut nire taldeak behintzat sailburuak oso ondo adierazi eta azaldu zuen bezala solbentzia eta jasangarritasun irizpide objektiboak zehaztu baizik por un lado

irizpide garrantzitsu horiekin ere eusko alderdi jeltzaletik kasu honetan gure euzko abertzaleak taldetik eskaintzarik hoberena bilatu behar dela uste dugu edozein modutan ere sektoreari enpresari eta bere langile guztiei gure babesa erakusten diegu erdibideko honekin ere mila esker

eskerrik asko corrales andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

de esta cuestión nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda da maneiro jauna zurea da hitza

erantzuteko txandan matute jauna zurea da hitza norbaitek hitza hartu behar du deitu egingo dugu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

onartu da gai zerrendako hirugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegorako

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da rojo andreak dauka hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea eta egun on guztioi

esan duen bezalaxe eztabaida hau ez da berria ganbara honetan uste dut nahiko garbi dagoela ikusita zein zen

testua zein izango zen gure jarrera kontuan izanik aurreko legealdian aralarrek gaur egun eh bildu barruan dagoen aralarrek aurkeztutako testu berdina aurkeztu zuela

andreak baina esan behar dut ere

bi mila hamargarrena urtean legez besteko hori onartu zenean

bi mila bostean onartutako legez besteko baten kopia edo antzeko testu baten kopia izan zelako guk aurkeztutakoa azken finean

gutxi gorabehera ganbara honetan eman den eztabaida baten inguruan ari gara eta nire aurretik rojo andreak esan du hogei urte pasata edo hogeita bat urte pasata antzera gaudela baina guretzako kasu honetan askoz txarrago

hogei urte ibili garelako eztabaidatzen beharrezko zela harrobiak antolatzea

antolatzea baina hainbat urte pasa dira hainbat azpiegitura eraiki

hainbat lurzoru erabili egin da eta ez daukagu lurralde arloko plan hori harrobiak

arautzeko planik orduan eztabaida honetara gatoz galdera batekin

orain dela hogei urte beharrezkoa zena gerora gainera

antolaketako gida lerroetan jasota dagoen plan bat beharrezkoa da eta beharrezkoa baldin bada zertarako hori da guretzako erantzun behar dugun galdera

testu bat sinatu dugu eta baiezko bozka emango diogu legez besteko proposamen horri guretzako egin dugun galdera hori erantzuterako orduan hiru gai jarri behar direlako mahai gainean lehenengo eta behin

ingurugiroak bere mugak dituela orain arte jarraitutako mugagabeko hazkundeak bere ondorioak utzi dituelako lurraldean

eta mota honetako plan bat eztabaidatzen dugunean eztabaida hori ere mahai gainean jarri behar dugulako zein den nahi dugun hazkundeen eredua zer nolako ondorioak dituen lurraldean eta hori

ala ez hori da guretzako mahai gainean jarri behar den lehenengo eztabaida eztabaida hori daukagunean noski eta beharrezkotzat jotzen baldin badugu azpiegitura batzuk ezarri behar direla eta azken finean harria

direla jakin egin behar dugu nondik atera

ingurua suntsitu baino lehen beste aukera batzuk aztertu behar direla eta gaur egun aztertu behar den lehenengo aukera da

hondakinen berrerabilpena ezinbestekoa da hainbat planetan jasota dago betebehar bezala

inondik inora datu zehatzak edo helburu zehatzak jakiteko

honetan azken finean berrerabiltzen dugun guztia horrekin lortuko dugula lurraldea eta ingurua

gutxiago suntsitzea eta azkenik azken eztabaida azken finean harrobiak beharrezkoak

kontutan izanik azpiegitura batzuk beharrezkoak direla kontutan izanik zer nolako

direla eztabaidatu behar dugu non kokatu behar dira eta zer baldintzetan kokatu behar diren harrobi horiek adibide bategaz azalduko dut ideia hau

harria ere behar dutela hainbat azpiegitura egiteko ziur nago ere ez zaiela okurrituko

botatzea harri hori erabiltzeko hori hemen gertatu da euskal herrian hori gertatu da hemen harrobiak

guneetan kokatu izan direlako eta gaur egun kokatuta daudelako

parke naturalen barruan alegia bere balore ekologikoak direla eta babestu behar diren lekutan onartu egin da ingurua suntsitzea helburua duen eta harria ateratzeko helburua duten

jarduerak harrobiak herri honetan ere parke natural batzuen eta kasu honetan urkiolaz ari naiz mugak baldintzatuak izan dira

ez gune horren helburu ekologikoengatik ez

eta orduan inguruaren mugak aztertu behar zirelako eta azkenik ere herri honetan ere

babestua izan beharko litzatekeen lekuetan harrobiak daudelako momentu honetan

beste edozein munduko lekuan babestu behar izango litzatekeen gune bat eta gaur egun hemen euskal herrian

daukan gune bat eta bere iraunkortasuna zalantzan jartzen duen harrobi batekin orduan esaten dugunean eztabaida hau beharrezkoa dela beti ere zertarako

badiogu horregatik uste dugu beharrezkoa dela eztabaida hori hona ekartzea horregatik sei hilabeteko epean hilabete bat gora edo behera horretan ez dugu jarriko hainbeste garrantzirik baina

hori legebiltzar honetara baldin badator uste dugu beharrezkoa izango dela eta hor uste dugu ikusiko dugula

zein den harrobien arlo honetan besterik ez eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi kontu hau dagoeneko klasiko bilakatu da ganbara honetan izan ere

joan den legealdian hiru bilkura desberdinetan aztertu genuen

orduan aho batez hartu genuen erabakia jaurlaritzari eskatu genion plan bat hain zuzen ere

taldeekin bat egin genezakeen gaur ekimenaren alde bozkatuz baina oraingo honetan gure taldeak ez du babestuko talde sozialistak

aldaiturriaga jaunak zuzenketari aurkeztu dizuten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jaunak zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkariaren den lópez de ocariz andereak dauka hitza

erantzuteko txandan euskal sozialistek daukate hitza

eskerrik asko rojo andrea ehbildu taldearen ordezkariaren maeztu jauna zurea da hitza

eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko aldaiturriaga jauna maneirok hitza hartu behar du ez

euskal talde sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

berrogeita sei ez hogeita zazpi ondorioz onartuta gelditu da erdibideko

gai zerrendako laugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena euskararen irakaskuntzaren

salbuesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda alderdi popularraren txanda da oyarzabal jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu